osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri gai zerrendako

lehendakariaren agerraldia berak eskatuta amargarren legegintzaldiko mesedez isiltasuna plenoa hasita dago venga amargarren legegintzaldiko legegintza egutegia bi mila hamabi bi mila hamasei aurkezteko lehendakari jauna

legebiltzarburu anderea legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi

eusko jaurlaritzaren hamargarren legegintzaldirako legegintza programa aurkeztuko

datozen lau urteetako gobernu programa gauzatzeko eusko jaurlaritzaren legegintza ekintzak azaltzen dira modu integratzailean eta gardenean

eusko jaurlaritzaren arau ekoizpenak zer helburu eta lehentasuna izango dituen ezartzen du baita horretarako zer bitarteko erabiliko diren ere

aurkeztuko dut guztira hogeita bederatzi lege asmo dira

hamairu datorren urteko lehen seihilekoan aurkeztuko dira eta beste zazpi datorren urteko bigarren seihilekoan bestetik

bi lege asmoak bigarren seihilekoan hauek dira beraz jaurlaritzaren sailek prestatzen ari diren lege asmoak lehenengoa datorren urteko lehenengo seihilekoan guztira

euskadiko udalen legea euskal administrazio publikoaren legea merkataritza jarduera eta kasu honetan hogeita zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea

merkataritza jarduerari buruzkoa hirugarrenez aldatzen duen legea animaliak babesteko lege berria honetan ere sei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko legea

emakume nekazarien estatutuaren legea eta euskadiko kooperatibena estatistika planaren legea arautzearen

bi mila hamalau bi mila hamazazpi lau urtekoan baliabideen banaketarako eta euskal autonomia erkidegoaren aurrekontu orokorrak

zehazteko metodologiaren legea aurrezki kutxen lege asmoa larrialdiak kudeatzeko lege berria eusko legebiltzarreko hauteskundeei buruzko legea aldatzen duena jendaurreko ikuskizunei eta jolas jarduerei buruzko legea eta lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko legea kasu honetan arautzearen helburu nagusia bat

eta egokitzea hauek dira beraz datorren urteko lehenengo seihilekoan aurkeztuko ditugun lege asmoak bigarrena datorren urteko bigarren seihilekoan guztira

euskal autonomia erkidegoko fundazioei buruzko legea enplegu publikoaren legea edo lege asmoa hobeto esanda

euskadiko hirugarren sektore sozialarena prebentzio su itzalketa eta salbamendu zerbitzuak arautzeko legea menpekotasunen legea eta portuen euskal autonomia erkidegoko legea hauek esan bezala

seihilekoan hirugarrena datozen zazpi lege asmoak

hauexek dira enpleguaren euskal lege asmoa euskal kultur ondareari buruzkoa

kirol lanbideetan jarduteari buruzko euskal autonomia erkidegoko legea euskal herriko poliziari buruzko legea diru laguntzen eta laguntzen legea

legegintzako dekretu horrek euskadiko aurrekontua araubidearen arloan indarrean diren

aurrekontu araubidea arautzen du hauek beraz bi mila hamabosteko lehen sei hilekoan aurkeztu beharreko lege asmoak eta laugarrena eta bukatzeko bi mila hamabosteko bigarren sei hilekoan

euskal autonomia erkidegoko lanbide heziketari buruzko legea eta euskal autonomia erkidegoko ingurumena babesteko lege orokorra gaur

honetarako eta esango dut eta azpimarratu egingo dut legebiltzar talde guztien aurrean programa malgua eta irekia dela

legegintza programa bat betetzeko hiru baldintza bete behar dira lehenengo baldintza koherentzia da legegintza programak bat etorri behar du eusko jaurlaritzaren programarekin bere funtsean koherentzia hori beteko da aurkeztutako proiektu guztiak gure gobernu programaren bi ardatz nagusitan batzen direlako hazkunde iraunkorrean garapenean bigarren baldintza lege asmo programa bat edo jarduera egitasmo bat aurkezterakoan

lege proiektu baten heldutasun prozesuak hamabi hilabeteko epea eskatzen du normalean denbora hori honako honetarako behar da beharrak aztertzeko proposamenak egiaztatzeko eragina ebaluatzeko eta etorkizuneko legearen edukiak idazteko hamabi hilabete horiek

inbertsiorik onena da lege bat onartuko dela bermatzeko eta hirugarren baldintza legeasmo

aurkeztuko ditugun proiektuen garrantziak eta legebiltzarraren aniztasunak malgutasunerako gonbidapena luzatzen du eta eskatzen dit lehendakari gisa eta

irekia da irekia da jakitun garelako lege proiektu edo lege asmo horiek ateratzeko adostasuna landu behar dela eta irekia da baita ere legebiltzar taldeek ere aurkez ditzaketelako beste lege asmo batzuk eta

datorren astean jaurlaritzak bidaliko du legebiltzar honetara aurrekontuen lege asmoa aurten

aurten baldintzak hobeagoak dira hasteko eta behin proiektua garaiz aurkezten dugu bi mila hamalaueko urtarrilaren batean indarrean sartu ahal dadin

horiek dira gobernuaren jardunaren lehentasunezko ardatzak eta legebiltzarrera bidaliko dugun aurrekontu proiektuan islatuko da

herritarrentzako funtsezko zerbitzu publikoak bermatzea eta euskadiren etorkizuna eraikitzea lehiakortasun ekonomiaren bitartez vamos a remitir por lo tanto

y competitividad económica oinarrizko helburua da herritarrentzako funtsezko zerbitzu publikoak bermatzea gobernuak frogatu du bere premietako bat dela

edo funtsezko zerbitzuei eustea eta zerbitzu publikoak eta zerbitzuok publikoak eta unibertsalak izan daitezela bermatzea

txikiagoa dugu baina hezkuntza publikoari osasun publikoari eta gizarte zerbitzuei eutsi egin nahi diegu

herrialdearen lehenengo beharra enplegua lehenengo beharra da gizarte oreka eta pertsonen bizitza kalitatea lortzeko politikarik handiena delako eta hori ere islatzen da legealdi honetan edo legegintzaldi honetarako aurkeztutako

krisi alditik urruntzen bagoaz ere enplegua sortzea motel joango da oso motel hurrengo ekitaldirako aurrekontuak ekonomia suspertzen lagundu behar du ezinbestean eta aldi berean pertsonen eta familien duintasuna mantentzen duten zerbitzu publikoak

es un programa flexible bukatzeko beraz bi ideia azpimarratu nahi ditut

legegintzaldiaren legegintza programak helburu eta lehentasunak zehatzak ezartzen ditu honekin batera gobernuaren araubide prozesua

mugatu egiten ditu eta bestetik eusko jaurlaritzaren dokumentu hau bizia da proposamen bat da eta ez dago itxita legegintzaldi osoa dugu eguneratzeko egokitzeko eta hobetzeko hala beharko balitz horrela egingo dugu gizartearen premiei modu hoberenean erantzuteko

eskerrik asko lehendakari jauna taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zurea da hitza mesedez

egun on legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak egun on guztiei

bere programa politikoa aurrera ateratzeko bi tresna nagusi ditu alde batetik aurrekontuak hau da programa politikoa zenbakietara ekartzea

tresna erreminta juridikoak erabiliko dituen programa politiko hori aurrera ateratzeko

hona ekarri den legegintza egutegi hau gelditzen den zalantza da ia ez duen iniziatibarik hartuko

erantzun efektiboak emateko edo

bestela ez da ulertzen nola dagoen konkordantzia falta hori nola dagoen desproportzio hori

eta horretarako planteatzen diren soluzioen artean

baldin badira erantzunak emateko egoera honetako arazoei ez da ulertzen honelako legegintza egutegi bat ekartzea hain zuzen ere arazo larrienei erantzunak emateko ez dagoelako iniziatibarik eta hori da deigarriena planteatu egiten da

eta ematen duen inpresioa da diagnostikoa dela kamutsa ez dela zorrotza zorroztasunik gabeko diagnostiko bat egin dela

okerra denez orduan ez dela ipintzen tresnarik elementurik arazo horiei erantzun bat emateko

arazo horiei zer nolako erantzunak zer nolako legeak edo

planteatu behar diren horri erantzuteko eta lehenengoa da argi eta garbi langabezia ez dakit sintomatikoa den ala ez baina laurogeita hamairu orritan behin ere ez da aipatzen langabezi edo paro

agian sintoma bat baino ez da baina kontua da enplegu legea aurretik esan den bezalaxe atzeratu egiten dela hemendik bi urtera

baina enplegu legea benetan inportantea den legea atzeratu egiten da

hemendik bi urtera eta hori ez da ulertzen zaila da ulertzeko eta imajinatzen dut zailagoa izan behar dela azaltzeko

gazteen langabezia da hain zuzen ere ardura gehien sorrarazi egiten diguna ba horren gainean

pobretze etengabea da beste konstante bat gure diagnostikoan egiten dugun balorazioa hain zuzen ere pobretzea heltzen ari da baita ere nomina daukatenengana hau da gero eta gehiago dira pobreak nomina daukatenak ez bakarrik langabezian daudenak ba pobretze lege egoeraren inguruan

eajren programan agertzen zen lege bat maiatzean

eta jauzi egin dena oraingo egutegi honetan eta da gizarte zerbitzuen legea aipatu ere ez da egiten eta gero azkenik daukagu noski erabakitze

zer egin beharko genuke hain zuzen ere diagnostiko hori zuzena bada arazo horiei erantzuteko lehenik eta behin enpleguaren legea aurreratu noski ezin da atzeratu hemendik bi urtera planteatzeko lege hori etxebizitzaren legea

ez da agertzen hogeita hamar urtean ez da egin aurreko gobernuek ez dute egin pasaden legealdian sozialisten gobernuari behin eta berriz esan zenieten egin behar zela eta orain zuek berriko jaurlaritzara bueltatuta ez duzue planteatu

eta hori ez dago ulertzerik ez dago lege hori egutegian

bi mila zortzian egin zen egoerara

hain zuzen ere lehenik eta behin gutxitu egin zuten kopurua ehuneko zazpian gutxitu egin zuren kopurua

inskribatuta egoteko epea laguntzak jaso ahal izateko eta kopuru zehatz bat ipini zen berrehun eta berrogeita hamar eurokoa hain zuzen ere etxebizitza prestazio osagarrian hau da neurri zeharo atzerakoiak

eta bere horretan daudenak eta gobernu honek aldatu ez dituenak

esaten dudan moduan bi mila zortziko egoerara babes sozialeko

soziala sortu eta hori da faltan hartzen duguna faltan hartzen dugu aipamena txikiena ere gutxienez herri ekimen legeei buruz atzo bertan sindikatu batek sartu zuen iniziatiba bat honezkero hemen ere ikusi izan dugu iniziatiba bat aurrikustekoa da hainbat iniziatiba helduko direla eta aurrekariak ez dira onak

atzera bota izan direlako hona heldutako herri ekimenen iniziatibak herri ekimenen legegileak

aintzat hartu beharko genuke benetan sinesten baldin badugu politika egiten dugula eta legislatu egiten dugula pertsonentzat pertsonek ekartzen digutenean iniziatiba hori alderdi politikoek kanalizatu beharko genuke eta irtenbide bat eman eta noski gabezia handia ikusten dugu

hartzeko orduan ez dagoela kontsulta legerik egia da hemen dantza

aurretik ere aipatu izan da bi mila hamabostetik bi mila hogeira joan gara berriz bueltatu gara bi mila hamabostera baina

inolako pistarik edo zentsurik eman gabe egiatan zer den egin nahi dena eta

kontsulta legerik ez dagoela egutegi honetan hau da hortxe muga

atzeratu nahi da eta nahiz eta gero bueltatu bi mila hamabostera bi mila hogei batean

independentista izanda eta benetan independentzian sinestuko banu

egongo nintzateke ikusita norbaitek esaten didala prest dagoela bide hori elkarrekin egiteko eta batzuetan ematen du eskaintza egiten dugunean egunero egiten dizugunean eskaintza hau aspertuta egongo zarete honezkero bai sailburuak eta bai lehendakaria egunero entzuten

eta egunero entzuten hainbat arlotan hezkuntzan osasungintzan zerbitzu sozialetan

pentsatu beharko zenukete eskaintza hori benetan poztekoa dela

eta horren ordez egiten duguna ikusten duguna da aurpegi serioak

hain zuzen ere pozten naiz orain irribarre bat atera dizuedala pozgarria da

ikusi egiten dugun independentziaren proiektuaz hitz egiten dugun bakoitzean eta luzatzen dugunean eskuan naziogintzarako

eta ez ardura hain zuzen ere ez duzuelako

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

hainbeste laguntza eskainita aplikatuko bagenu guk

hain erraza izango balitz baina hain zuzen ere nik uste dut lehenengo

zerbait izan baldin badu jaurlaritza honek da azterketarako gaitasuna

besteak beste lehenengo pleno hartatik inbestidura saiotik abiatuta geunden hogeita zazpiak

edo emaitza horien azterketa egin ondoren behintzat blokeo itxura hasieran eta gero benetako blokeoa ere antzeman zen zergatik jaurlaritza honek bere aurrekontu proiektua

erretiratu behar izan zuen beitu aurreko gobernuaren inguruan neroni izan nintzan behin eta berriz besteak beste programa bat

niona patxi lópezen gobernuari esanez egitasmo bat aurkeztu ezazu

hauteskunde egitasmoa dela zure gobernu programa ba jaurlaritza honek esan eta egin

blokeoan egon ganbara hau aurrekontuen eztabaida horren adibide esan eta egin eta aipatu den bezala aurkeztu zuen bere programa eta baita ere momentu honetan nahiz eta uda aurretik aurkeztua izan lehendakariak zuzenean azaldu du

egitasmoa eta egutegia beitu badago esaera zahar bat politikara aplikatzen dena eta ez da lehenengo aldiz esaten dudana

eta gobernu batek berdin du jaurlaritzak edo berdin du diputazioa edo udalak bere lehenengo

legealdi osorako ibilbidea marrazten ez baldin badu ia ez du marraztuko

ibiliko da kudeaketan bai ibiliko da arazoak

eta arazoak pilatu egingo zaizkio ibilbide bat erakutsi behar du gobernu batek gero

ez du erabat jiratuko baina korrejitzeko aukera izango du baina ibilbide bat

beharrezkoa gertatzen baldin bazaio eta hori da legebiltzar honek egin duena

zenbat lege onartu diren ala ez legebiltzar honetan filtro horren arabera gobernuaren gaitasuna epaitzea nik uste dut oso bide okerra dela

seiehun eta hamabost ekimen konkretu dauzka barruan horretarako ez da derrigorrez

sekretu bat zeren orain arte gure artean bakarrik zegoen baina beno

izan zaitezten guk ikusi genuenean lehenengo momentutik

gobernatzea gobernatzea legebiltzar hau errespetatuz noski baina gobernatzea egunero egunero

aurre egitea eta horren lekuko garbia daukazue nahi baldin baduzue zuek orain

egin ezazue eta begiratu ezazue kontroleko plenoak

nola hasi ziren eta zertan dauden gobernuak daukan abiadura bere martxa logikoa gizarte honek dituen arazoei

martxa hori da gauza bat eta beste bat da oposizioak hemen egiten duen lana

hala behar du baina oposizioa ez dago

gerturatzeko erritmo horretara hori antzeman daiteke lehendakariak esan du ppko ordezkariak esaten zuela lege gutxi eta onak beno hogeita bederatzi badira

instrumentuak guzti hori egokitzeko egiteko aurreratzeko edo egoera berriei erantzun bat emateko hemen lehendakariak aipatu ditu hiru kontzeptu koherentzia heldutasuna eta malgutasuna

hiru kontzeptu horien nolabaiteko uztarketak posibilitatu du adibidez parlamentu honetan desblokeo bat sortzea zu koherente izan behar zara zure

hauteslegoaren aurrean aurkeztu duzun programa horrekin heldutasuna erakutsi behar duzu legeak ezin dira inprobisatu

afektatuta daudelako eta baita ganbara honi begira ere malgutasuna erakutsi behar da

baina azaltzen duzu zure irizpidea norabidea ibilbide orria azaltzen duzu heldutasuna zergatik gizartearekin kontatu nahi duzu eta malgutasuna legebiltzar honetan behar beharrezkoa dena beraz gauza bat da legeak egitea eta beste bat da gobernatzea

gobernu honek kontzeptu

ez dio bizkar eman gobernatzen lehenengo momentutik

hain zuzen ere etxebizitzaren legea atera da alde batetik eta bestetik

tramitatzen ari da egia da ekimena sozialistek aurkeztu zutela baina baita ere kritikatu badu ere

ibilbidea kasu horretan garbi dago ere denboran zehar martín herrera baita ere maturana bera eta arriola izan direla gai horiek arduradun eta sailburu

ganbara honetan ez da lege hori aurkeztu edo onartu

noa kritika hortik egitera eta esaten zuen mintegi andereak

y melilla gu garela ariketa bat proposatuko dizut zergatik hemen zorionez guztiok gobernatutako

etxebizitza legerik ez da egon eta burbuja inmobiliariorik ere ez

burbuja horrek tokia hartu eta puztu

beraz legea edukitzea ez da nahikoa legeak behar dira baina heldutasun bat dagoenean eta gure udalek badute heldutasun hori

kontsentsuaren bidetik beraz nik ez nioke hainbesteko

baina legea edukitzeari udal legea beharrezkoa da baina udalak ez dira desagertu herri honetatik

espainiako gobernua bere erreforman sartu nahian eta garbi dago guk gure udalen defentsarako han eta hemen

ekimenak burutu beharko ditugula tartean udal legea hor ere

esaten zuen laura mintegi andereak guri egin eskaintzak eta eskaintzak eta ez ditugula

erabakitzeko eskubidearen ondorioz independentzia izan daitekeen

gobernuaren egitekoa kasu honetan izan da bere programan azaltzea lehentasunak zeintzuk diren baina legegile baldin bada

hemen sustatu daitezkeen proposatu daitezkeen ekimenak

zuk aipatutako gai horien inguruan berriro diot nik oraindik zuen taldeko programetan ez dut hitz erdi bat ere irakurri

eta berriro aipatu behar baldin bada ez dakit edo erabakitzeko eskubidea edo jo dezagun ariketarik

independentziara iristea baldin bada mesedez gure bidea argitzeko esadazu aldi berean nola

zergatik euzko alderdi jeltzaleak horretaz ez bakarrik hitz egin aurreko legealdieetan

proposamen bat bozkatu egin zen azkenean hortxe daukazu begiratu nahi baldin baduzu hori izan da euzko alderdi jeltzalearen konkrezioetako bat baina etorkizunari begira antzeko eskaintzak

komenigarria litzateke esatea nola zer askotan entzun denik nola nola gauzatu konkretatu

zuri jarraian lehendakariak du hitza

eh bilduk eta mintegi andreak

arazo larriei bere ustez edo zure ustez ez dagoelako ekimenik eta planteatu egiten duzu zorroztasunik gabeko diagnostiko bat aurkeztu egin dudala legegintzaldi honetarako aurkeztutako legegintza jarduera egitasmo

adibide gisa planteatu egin dituzu zeintzuk diren beharrizanak zure ikuspuntutik langabezia pobretzea

beste legebiltzar talderen batek ere planteatu egin duelako eta erantzuna eman egin dudalako etxebizitzaz egibar jaunak ere erantzun egin dizu eta etxebizitzaz gainera esan bezala bada zure koalizioaren baitan hau kudeatzeko erantzukizuna izan egin dutena aurreko legealdietan zehar eta gero sartu egin zara galdeketa eta kontsultaren legea

estatutu berriarena ni horretan ez naiz sartuko nik uste dut gaurkoan osoko bilkuraren edukiaz

ikuspuntu bat daukazula eta besterik ez nire ikuspuntua izan da lege asmoak zeintzuk diren legegintzaldi honetan

ekarri behar ditugunak eta horrexetara etorri naiz nolabait esatearren oro har esango nizuke leporatu egiten didazuna edo diguzuna kontutan hartuz bai azpimarratu egingo nizukeela

lege proposamenak aurkeztu egin ahal izateko eta ez dakit zergatik

lege ekoizpena bakarrik jaurlaritzak egin dezakeen lege proposamenak jarduera egitasmo bezala zuek ere badaukazue aukera beraz

itxi nahiko nuke gizarte zerbitzuei buruzko lege asmoaz hitz egin duzue eta ez duzula hori aurreikusten gure jarduera egitasmoan beno nik kasu honetan esango nizukeena da

gizarte zerbitzuen lege bat bada gizarte zerbitzuen lege bat bi mila zortzian hemen legebiltzar ganbara honetan adostutakoa onartutakoa eta bi mila zortzian onartutakoa eta bai zuen koalizioan parte diren ezker batua bere momentuan zena eta eusko alkartasunak baiezko botoa emandakoa beraz jarrai dezagun gizarte zerbitzuen lege horrekin duela lau urte bost urte eskas onartutakoa delarik

beraz azpimarratu egiten dut aurkeztutako programa proposamen irekia dela legebiltzarrean osaketa malgutasuna eta akordioa eskatzen digu eta hori

zaila niretzat gobernuak ez du arriskua hartu nahi legeak proposatzeko eta lege horiek gobernuak irauten duen bitartean bakarrik irauteko berriz ere diot gure helburua ahalik eta adostasun handiena lortuko duten legeak proposatzea da eta horretarako legebiltzar talde ezberdinek egindako eskaintza

eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias eskerrik asko semper jaunak euskal talde sozialistaren ordezkariaren pastor jaunak dauka hitza

egun on berriz ere legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak benetan nahiko harrigarria da ikustea zer nolako justifikazioa ematen den

batzuk nahiko peregrinoak gobernuak berak aipatu zuen gizarte zerbitzu legea sartuko zuela eta orain justifikatzen du ez sartzearena esanez badagoela bat bi mila zortzikoa noski badagoela hori esan dugu

lege horretan eta bere horretan gelditu dela bere horretan gelditu da hau da atzera egin da eta zuek onartu zenutenean horri ekin behar zitzaiola ba orain jauzi egin zaizue egutegitik

bai egon da burbuja inmobiliarioa bai ez beste lekuetan egon den neurri berean baina bai egon da

gizaki guztiek daukaten eskubide konstituzional bati aurre egiteko

eskubidea benetan arduratzen gaituena da ez horrenbeste zer lege gelditu den tiraderan zein jauzi den proiektutik baizik eta egiteko modua hau da nahiago egiten dela de facto funtzionatzea paktuka itunak hitzarmenak

arduratzen gaituena horrek adierazten duelako kultura demokratiko falta ikaragarria eta orduan nahiago izaten da paktu bat egitea kamarilla txikian eta horrekin egitea aurrera

bitartekari moduan baina bitartekari partidua hartuta

ez da gozoa baina orain gutxi ikusi dugu kaleetan nola ertzainek babesten zuten guardia zibila eta euskal herritarrak kolpatu egiten zituzten gauza bera egiten ari zarete ekonomian gauza bera babestu

botere ekonomiko errealak eta kolpatu fisiko edo ekonomikoki kolpatu langileak lehenetsi egiten da bankuen interesak babestea eta horretarako beharrezkoa bada aes diruz

babestu egiten da trenbide bat egingo dutenen enpresak aurrera joatea

etetea eten egiten da zortziehun ebentual kalera badoaz hain zuzen ere lanaldiak igo egiten direlako ez dago arazorik lanaldiak gehitzeko eta

eta hori da arazoa hori da arazoa zuek euste horma

euskal herritarren babeserako ipintzen duzue bestelako interes batzuk babesteko hain zuzen ere ertzainek guardia zibilarekin egin zuten gauza bera

babestu eta euskal herritarrak kolpatu erratu zinen lekuz

erratzen ari zarete lekuz ikusten dudanagatik hemen zenbakia hartu beharko dugu arrandegian bezala ilaran gaude alderdi guztiak elkarkidetzarako laguntzeko

entzun diet lankidetza hori eta guk ere badugu lankidetza baina hain zuzen ere lankidetza hori da gauza konkretu baterakoa egibar jaunak esaten zidan oraindik ez dut irakurri lerro bat esaten duena zein den zeuen euskal bidea nola joan nahi duzuen

begira esango dizut zer eskaintzen dugun eta edozein paperek

edozein foliok baino gehiago balio duena eta da

determinazioa determinazioa dugu bide hori egiteko konbentziturik gaude sinesten dugu horretan

eta hori da gure eskaintza eta zuek horren ordez bilatu duzuena izan da egonkortasuna paktu batzuen bidez ez herritarren egonkortasuna hain zuzen ere baizik eta zeuen egonkortasun propioa eta horretarako

modu metaforiko batean lehentasunak zuek esan dituzue baina

baduzue arazo bat lehendakariak eskaini egiten dugunean ekartzeko guk kontsulta lege hori edo proiektu hori kuriosoa da nola birritan beraren alderdiko bozeramaileak

atera duen orain zortzi urte egindako estatutu proiektua eta nola lehendakariak segidan lurperatu egin duen berriro eta

mezu kontrajarria daukazue batzuetan errekuperatu nahi duzue orain zortzi urte zortzi bederatzi urte egindako proiektua eta segidan etorriko da norbait eta normalean etorriko da hain zuzen ere proiektu hura lurperatu zuen ebbko pertsona berberak

eta sartu egiten da berriro barrura eta egiten den eskaintza da nahi baduzue zuek egin ematen du zuek ez duzuela adore nahikorik zuek egindakoari aurre egiteko

gure ustez amaitzeko bakarrik esan ekonomia

bizitasuna galtzen ari da gure ekonomia dendak itxi egiten dira kultura hutsaren hurrengoa da

ezabatuta dago eta horren ordez egiten dena da paktu bat paktu aspirina bat egunez egun bizitasuna galtzen ari garen bitartean eta gangrena horri aurre egiteko bestelako neurriak hartu behar dira

hori konponduko duenik eskerrik asko eskerrik asko

mintegi andrea nik borondateari inportantzia ematen diot funtsezko gauza delako politika egiteko garaian borondatea behar da gauzak egiteko baina

zehazteko bidean ezker abertzaleak kasu honetan gai honen inguruan

agian gaur egungo markoa ez duelako behintzat onartzen edo

nik horregatik pena hartu dut momentu honetan adibidez

arnaldo otegiri luzatu dio gonbitea gonbitea egiteko bere proposamena

ibilbide horretan ekarpenen bat egin zezan eta berak nik uste dut

ez nahastea ekarpen hori ez egitea baina niretzako badakizu zergatik ez duen egin ez hango

baizik bere burua jarri beharko lukeelako hori konkretatzea

edo balio zezakeenak hemen ere

besteak beste lurraldetasunaren inguruan egungo marko juridiko politikoaren balio

edo balio duen ala ez aitortu beharko luke guzti hori

eta ez arnaldo otegik eta ez beste inork inork ez du idazten

ganbara honek bere ponentzi komisioa antolatzen duenean hor ikusiko ditugula ere

legebiltzar honetatik abiatuta behintzat nahiz eta euskal herri osoari begiratu bakoitzak zer proposatzen duen eta nik esan dizut pista bat emaidazu

nola zergatik helburuan ados egon gaitezke gero ikusiko dugu ze euskadi edo ze euskal herri den baina nola

izan da izan den moduan batzuen aldetik behintzat eta joan den astean

ganbarari esaten zion lauaxeta non egongo litzateke gaur egun metaforiko moduan esaten zuen ere eta klaro diferentzia non dago

maite den askatasunari emon eman

egin dela ez emon orduan borondate horretatik pasa gaitezen zehaztasunetara ere guri komeni zaigu jakitea zer pentsatzen duzuen guzti honetaz

gure lana behintzat iragan hurbilean ganbara honetan

inorentzat baina ganbara honek bere garaian burututako lanaren emaitza bai orduan ikusiko dugu

burua izan behar du lideratzeko partekatzeko gobernu honek

bermatu beharreko zerbitzu orokorrak bermatu eta etorkizuna irabazteko pausuak eman eta bidea erakutsi eskerrik asko